egun on guztioi isiltasuna mesedez

hasiera emango diogu osoko bilkurari isiltasuna gai zerrendari ekin aurretik rosa fresno asensio legebiltzarkideari dei egingo diogu fresno anderea ongi etorria eseri zure eserlekuan

zure ongi etorria bezala iker casanova legebiltzarkide berriari ere ongi etorriak ematen dizkiogu eta ongi etorriekin batera agurra mintegi

eta gure artean daukagun lópez jaunari ibilbide berri horretan

gai zerrendako puntu bakarra politika orokorrari buruzko eztabaida mila bederatziehun eta laurogeita bateko ekainaren hogeita hamareko jaurlaritzaren legeko

ehun eta laurogeita hamabostean aurreikusitakoa legebiltzarraren

eztabaida jaurlaritzako lehendakariaren mintzaldiz hasiko da

etengo da hala erabaki baitu bozeramaile batzordeak beraz eusko jaurlaritzaren lehendakaria den urkullu jaunak dauka hitza

sailburu jaun andreok jaun andre guztiok egun on guztioi

europa osoak krisi ekonomiko eta finantzario sakona

eurogunean gobernu askok inoiz ez bezalako neurriak hartu behar izan dituzte jarduera ekonomikoa egonkortzeko eta finantza publikoak

nahiz eta oraindik ziurgabetasunik ere badagoen azken hilabeteotan egoera egonkortzea lortu da kontu handiz

etorkizunak itxura hobea duela esan dezakegu barne kontsumoak gora egin du industria jarduera eta esportazioak ikusita badirudi hazkunde aldi batean sartzen ari garela baina badira zuhur ibiltzeko arrazoiak alemaniak ziurgabetasun handiak ditu

jarritako zigorrengatik frantzia

egiten ari da hortxe dabil aurrera egin nahi eta ezin eta gure esportazioen zati handi bat bi herrialde horien mende dago

poliki poliki ari gara hazten baina gutxienez hazten ari gara astiro astiro ekonomia berriro konfiantza hartzen ari da

oinarria hazkundea ehuneko batekoa izan daiteke aurten eta ehuneko bat koma zazpikoa datorren urtean jausi egin aurreko momentuan gaude urte gogorrak izan ditugu euskal gizarteak familiek

eta herri administrazioek errealistak eta zorrotzak izan dira eta izan beharra eduki dugu krisira egokitu beharra eduki dugu hainbat egoera latzi aurrera egin behar izan diogu krisi honen emaitza larria izan da

ahalmena galdu ehunka enpresa itxi behar eta administrazioek arazo gorriak izan ditugu gizarteak behar duen zerbitzu maila bermatzeko

azken urteotan denok egin dugu lan eta orain ere

egoera ekonomiko berri honetara egokitzeko euskadin errealismoari eta zuhurtziari esker itunei esker lortu dugu

bere horretan eustea egonkortasuna eta hazten hastea egin behar zena egin dugu ziurrenera garrantzitsuena jaurlaritzaren aurrekontuak doitzea finantzen aldetik geneuzkan aukeretara

ekoizpen ekonomia suspertzera bideratzea eta hazkunde iraunkorrerako eta giza garapenerako estrategia bultzatzea atzeraldia

zailena daukagu egiteko hazkundea iraunkorrera itzultzea eta enplegu egonkorra sortzea da gure lehentasuna helburua da gure herria etorkizunerako egokitzea datozen hamarkadetan

ekonomiara euskadirako bideragarritasun ekonomikoa sortzeko momentuan gaude hazkundea nahi dugu enplegua sortzeko

gure industria eta enpresak etorkizunera eramateko industria politika behar dugu enpresei laguntzeko enpresei laguntzen diegu

ekonomia global berrian kalitate eta balioko enplegua sor dezaten horixe da gure erronka handia gure oinarriak sendoak dira gizarte ekitateari lehentasuna emango geniola agindu genuen krisia hasi zenetik eta bere horretan jarraitzen du kohesioari eta elkartasunari eustea aukeratu dugu eta barne kohesioa jarri dugu erakundeon lanaren erdigunean

apur bat astiroago aterako gara baina denok batera irtengo gara horixe da euskadiren etorkizun ekonomiko eta sozialaren oinarria horixe da eusko jaurlaritzak legealdiko lehenengo egunetik

filosofia eta praxia ekonomia eta gizarte politika partekatua egonkorra eta irmoa lehenik partekatua joan den urteko maiatzean erakunde publikoek

egoeraren diagnosia partekatzeko ahalegina egin genuen bigarrena egonkorra akordio ekonomiko eta fiskal horiek sostengu politiko zabala daukate epe ertainera begira daude eginak

hirugarrenik irmoa hau da neurri zehatzak jarri dira martxan

erreforma fiskala eta inbertsiorako akordio erakunde artekoa akordio horiek denak hasi dira fruitua ematen akordio eta fruitu partekatuak gauza biak dira beharrezkoa ez soilik

baita herriak hala behar duelako ere elkarrizketarako eta akordiorako zubiak atzera berriz jasotzeko eskatzen digu gizarteak ez du hika mika eta beti borrokan ibiltzerik onartzen indarrak batzeko eta hazteko garaia da uste dut alderdi politikoak eta erakundeak euskadin erantzukizun eredu izan garela ezin du inork lorpen hori bere golkorako gorde denona da eta gizarteak

nik horregatik derrigorra dut halaxe planteatzea bide horretan ahalegin bat proposatzea

sozio ekonomikoa politika orokorreko azken eztabaidak eta eztabaidaz geroztik urte sozio ekonomiko bizi bizia joan da bide hori azaltzeko oinarrizko hiru galdera egingo ditut

nondik gatoz eta zer egin dugu bigarrena zein egoeratan gaude eta hirugarrena norantz goaz eta zer hari gara egiten lortzeko

jaurlaritzaren bigarren neurria berriz funtsezko zerbitzuak bermatzea da gure konpromisoa da bermatzea osasun hezkuntza

publikoak eta unibertsalak izango direla horixe da euskal ongizate sistemaren oinarria ondo dakigu denok nik lehena jaurlaritzak ezin duela denera iritzi ezin premia guztiei erantzun

eta lehena da pertsona helburu gizarte ekitatea jaurlaritzaren aurrekontuaren

hala egiten ari gara aurten eta gure konpromisoa da aurrekontu proposamen berrian ere halaxe egitea hiru euro baditugu bi

gizarte politikek bizi baldintza duinak bermatzen dituzte gizarte osorako bereziki krisian erori diren milaka familientzat

datu bat emango dut denon konpromiso hori

euskadik estatuko herritarren ehuneko bosta dauka baina dirusarrerak bermatzeko errentan estatuko gastu osoaren ehuneko berrogeia gainditzen du erkidego bakarra gara

pentsiorik baxueneko herritarrei farmazietako koordainketa osatzen laguntzea erabaki duen enplegu publikoari eta langile publikoen lan sariei eusteko ahalegina egin dugu euskadiko pertsonen bizi duintasuna euskadiren

herrialde modura soilik zuhur eta zorrotz ibilita mantendu daiteke gure jaurlaritzaren lehentasun soziala eta lor daiteke

erabat asebetetzen jakin badakigulako badugula bai zeregina errekuperazioa da krisitik ateratzea baina ez kanpo merkatuaren baldintzengatik edo kontsumoa suspertzeagatik ez da nahikoa krisi honek industria jardueraren jokalekua aldatzen ekarri du

teknifikazioa da nagusi orain gure enpresak birsortu egin behar ditugu industria berriaren aldeko apustua egin etorkizuneko alorretan inbertitu gure konpromisoa ekonomia berriaren aldekoa da bide horretan zientzia teknologia eta berrikuntza plana onartuko dugu

kontseilu berria izendatu dugu eta berrikuntzan inbertitzen ari diren enpresekin batera jorratuko dugu bidea gure ardura da industria politika

energia manufaktura aurreratua eta bio zientzia

gure ardura da inbertitzeko inguruak hobetzea finantza lanabesak eguneratzea eta arinagoak egitea proiektu berrietarako

badakigu zein dugun erronka lehiakortasuna irabaztea gure betebeharra da etorkizuna sortzea euskadirako

eta ekonomiarako gure konpromisoa da egonkortasuna eskaintzea hazi ahal izateko momentu honetako gakoa egonkortasuna da erakundeetan zergetan eta aurrekontuetan joan den urtean

erakunde publiko guztiok onartu ahal izan genituen gure aurrekontuak eusko jaurlaritza

udalik handienak gutxiengoan daude gobernatuak baina hala izanagatik ere aurrekontuak onarturik zituztela ekin diote

euskadiko alderdi sozialistak alderdi popularrak eta eusko alderdi jeltzaleak

parte hartu dugu hizpide dudan egonkortasun horretan ez dugu dena denekin

baina itun guztiak hitzartu egin ditugu emaitza positiboa izan da gure ardura da lankidetzak eta itunek behar duten lurra gozatzea denon artean egonkortasuna eta konfiantza sortzeko kontsumoa pizteko inbertsioa hazkundea

hau da momenturik garrantzitsuena denok denon beharra daukagu kapitulu sozio ekonomiko hau amaituko dut

dioenez momentu honetan europan hazkundea apala lekuz leku ezberdina eta ziurtasunik gabea omen da horixe da gure jokalekua kontuz

euskadi hazten ari da bi urtetan atzeralditik hazkundearen hasierara pasa gara ehuneko bat koma bia erortzetik lehenengo urtean

haztera aurtengoan hazkunde horren arrazoiak lau dira lau bide argi bat kontu publikoen kudeaketan zorrotz

aurrekontuen eta erakundeen egonkortasuna bermatzea hiru osasuneko hezkuntzako eta babes sozialeko funtsezko zerbitzuei

ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko programan jasota daudenak hitzartzea oinarri horren gainean egin nahi diogu aurre hurrengo erronkari

enplegua sortzea bi mila hamairuan euskal ekonomia atzeraldian zegoen lehengo urteko politika orokorreko eztabaidan euskadi aurten hazi egingo zela esan nuen bi mila hamalauean gaude hasiak gara hazten gaur diotsuet bi mila hamabostean euskadin enplegua sortuko dela urratsez urrats ari gara gure konpromisoak betetzen seguru pertsonen ekonomia biziberritzearen eta enpleguaren aldeko gure konpromisoaz gainera

bakea eta bizikidetza eta etorkizun politiko berria has nadin bakea eta bizikidetzatik diagnosia

lehenik egoeraren diagnosia egiteke geratzen zaigunaz eta

mintzatuko naiz baina gizartearen aurrean mezu positibo bat azpimarratu nahi dut asko egin dugu aurrera hiru urtetan besterik ez

denon artean akordio bat lortzea gertatu denaren berrazterketa kritikoari buruz

oraindik etortzeko dago espetxe politikaren aldaketa ere

bake eta bizikidetzarako ponentzia oraindik ez dugu elkarrizketarako foro gisa sendo lotu

aipatzen zertan egin dugun aurrera desagertu da

han hemenka bortxa ekintza isolaturik gertatzen bada alderdi politiko guztiok jartzen gara aurka

topo egiten biktimak oroitzeko eta omentzeko ekitaldietan sentsibilitate politiko guztiek daukate ordezkaritza legeztatu bat denak elkarrekin hitz egin akordioak hartu eta eztabaidan aritzen gara oraintxe bertan bada ponentzia bat osaturik eta lanean

eta adiskidetzeko keinu eta diskurtso ausartak

gaur maizago egiten dute baina diskrezio handiagoz geroz eta preso gehiagok azaltzen du beren autokritika garbia eta egiten du beren ekarpena bizikidetzarako udalerri gehiagok antolatzen ditu sentsibilitate ezberdinetarako topaketak ezkontza sistemak kontsentsu zabalak baliatuz ari da bakerako hizkuntza lantzen gizartea batera bizi da

giza eskubideak eta aniztasuna errespetatuz errealitate berri eta positibo hori guztia hainbat ekarpenen eskutik eraiki da

perspektiba historiko txiki bat nahikoa da ikusteko iraulketa kopernikarra egin dugula hobeto gaude eta hobeto

a su reinserción ildo honetatik gure erantzukizuna gobernu modura gizarteratzearen aldeko baiezko emaitzak ekarriko dituzten

legezkotasuna eta gaur egungo testu ingurua aintzat hartuta hitz eman programak presoaren ekarpen aktiboa behar du emaitza aldekoa izango bada

honela agertu daiteke biolentziaren erabileraren edo mehatxuaren aurrean aurka agertzea garbi garbi eta jarrera eraikitzailearekin orain eta etorkizunean

berak zerikusia izan duen giza eskubideen dena delako urraketa autokritikoki baloratzea hitz eman programak halako esparru bat

sostengua eta laguntasuna ematen zaizkion hartu duen biderako legezko erantzun bat eskatzen eta aldarrikatzen du era berean lehen legez kanpoko ziren baino gaur legezko diren

zigortuta daudenentzat aukera legezkoa eta errealista da

bake eta bizikidetza plana zuzen eta zorrotz betetzea garrantzitsuena galdu gabe jarraituko dugu lanean gizarteak bat egitea badugu nahikoa baliabide denon erronka horri errealismoz eta eraiki gogoz aurre egiteko hamarkadak eman ditugu terrorismo eta

banaturik eta haserre orain bizikidetza esparruan nabarmen sendatzen ari den gaixo baten antzekoa da pronostikoa positiboa da errekuperazio hori indartzeko eta amaierara eramateko bada tratamendu bat ezinbestekoa aitorpena elkarrizketa eta tradizio politiko handien arteko gutxieneko elkarbizitza akordioa horrexegatik hain zuzen gara

garbi ikusten dut zenbateraino den garrantzitsua aukera hau gure etorkizunerako horregatik labur labur mezu garbi bat eman nahi dizuet sasi guztien gainetik martxan gaude bai aurrera goaz a pesar de los obstáculos estamos mejorando sí

respetando los procedimientos establecidos errealitate politiko berriaren araberako aldaketa bat planteatzen dut planteatzen dut bide bat ematea euskaldunek beren bizi baldintza hobetzeko duten zilegizko asmo eta nahiari

sistema bat planteatzen dut euskadik europan ahots propioa edukitzea planteatzen dut autogobernu eredua eguneratzea planteatzen dut sistema hitzartua bermatuz herritarren

hemen eusko legebiltzarrean gure ardura da asmo eta gogo politiko bati konponbide politiko bat ematea garai berri bat bizitzen ari gara erakundeek marko bat eskaintzen digute

planteamendu baterako lehendakari modura lanerako metodo bat planteatu dut elkarrizketa negoziazioa akordioa

elkarrizketaren harmailan gaude izan dezagun nahikoa garaiera politiko eta estatu ikuspuntu amaitzeko

europako hauteskundeetako emaitzak eta emaitza horien interpretazioa ez dira eztabaida eta akordio politikoa errazten ari datorren urtea hauteskunde urtea izango dugu euskal agendari oraintxetik ekin behar diogu sakonetik eta begiak

estatu ikuspegia eta politika eskatzen duten gaiak ari gara mahai gainean jartzen benetan gertatzen dena da ez goazela aurrera eusko jaurlaritzaren eta espainiako gobernuaren artean aztertzeke dagoen gai saldoak

bion artean zuzendu beharreko gaiak sine die atzeratzen dira eta alde bakarkeriara jotzen da etengabe elkarrizketa aritzen ari da gure harremana ahultzen

ibili nahi garbi batek itota euskadin lege aldi honen lehen erena zaila izan da zaila bai erakundeetan

lortzen saiatu gara herrialdeak aurrera egin dezan beharrezkoa den giroa sortzen laguntzen erakundeen lana bermatzeko akordioak lortu ditugu

ulertu dugu zenbateraino larria den momentu hau eta badugula

denok elkarrekin bakoitzak bere ikuspuntu politiko eta instituzionaletik elkarrekin aurrera egiteko giroa sortzen lagundu dugu

lehen aukera bultzatzeko hitzarmenpeko programa publiko pribatu modura bi mila hamairuko proba proposamen bat da

batez ere euskadiko gaztediaren kontseilutik

jarri ditugu lanean lanbide heziketako ikastetxeak unibertsitateak eta enpresaburu elkarteak lehen aukera

gutxienez sei hilabetez programa horrekin batera beste hainbat neurri ere aipatu behar da

alternantzian egiten den prestakuntza dualerako deialdiak

enpresekin sinaturiko prestakuntza hitzarmenak unibertsitateko graduatuekin sinaturiko bostehun praktika kontratuak

erronka dugu herrialde osorako bukatzera noa momentua

baina euskal erakundeak ez daude hika mikan traba eginda badira aurrekontuak badira akordioak bada politika nahiko nuke horrelaxe jarraitzea gizartearen hobe beharrez nik aurrerantzean ere

eta gobernagarritasunaren alde ahaleginak egiten jarraituko dut nahiko nuke jakin dezagun norberaren interesak gainditzen interes orokorraren alde ez gaitezen politikaren okerrenean jauzi

elkarrekin aurka egin behar itsua horixe da politikaren

egonkortasuna adostasunak eta itunak erraztu behar ditugu

begirada positiboa behar du eskerrik asko eskerrik asko